egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu mesedez isiltasuna mesedez

seigarren zazpigarren zortzigarren eta bederatzigarrenak izango direla urrenez urren gai zerrendako lehenengo puntua galdera

herri administrazio eta justiziako sailburuari egina euskadiko toki erakundeei buruzko legearen ezarpenaren inguruan

eskerrik asko presidente andrea lehendakari jauna sailburu jaun andreok legebiltzarkideok egun on guztioi zuek guztiok dakizuen bezala berriki
zehazki duela ia hilabete ganbera honek euskadiko toki erakundeen legea onartu zuen hogeita hamabost urteren ondoren

publikoko sailburuari zuzentzen dioguna honako zein ekimen egiteko asmoa du eusko jaurlaritzak euskadiko toki erakundeei buruzko legea benetan ezartzeko qué actuaciones piensa llevar a cabo

de la ley de instituciones locales de euskadi besterik gabe aldez aurretik eskerrik asko erantzunagatik eskerrik asko zorrilla jauna erantzuteko erkoreka jauna zurea da hitza

lehendakari sailburuok jaun andreok egun on guztioi zorrilla jauna

euskadiko toki erakundeei buruzko legea ganbara honek aprobatu zuen

proiektua izateari utzi zion eta legea da indarrean dagoen legea bere eragin juridiko guztiak zabaltzen duena

klabez aldatu beharra dakar berarekin guztiontzako eta orain debatearen inguruan baino aplikazioaren inguruan lan egin behar dugu eta

eskerrik asko eskerrik asko erkoreka jauna gai zerrendako bigarren puntua galdera unai urruzuno urresti

eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina euskal herritar eta instituzioen erabakiak errespetarazi beharrari buruz

zure agerraldi berezia eskatu genuela gai honetarako ikaragarrizko garrantzia duela iruditzen zaigulako eta ulertzen dugu alderdi popularrak uko egin izana eskaera horri azkenean beraiek direlako

euzko alderdi jeltzaleak uko egin zion agerraldi eskaera horri azkenean zuek

gero eta euskal instituzioak hartzen dituzten erabaki gehiago ari direla betatuak izaten edo ari direla erasotuak izaten

bada hezkuntzako beken sistemaren kasua hogeita hamabost orduko lanaldiaren kontua ertzaintzaren lan deialdi publikoaren kontua hezkuntza sistema

ikusten ari garena azkenean da eraikin autonomikoa bera zulatzen ari direla eskumenez

eta erabat kezkatzen gaitu egoera horrek azkenean pentsatzen dugu gure instituzioak

erasotuak izaten ari direnak madrilgo gobernuaren partetik horren aurrean gure partetik eh bilduren partetik uste dugu guztion artean adostu beharko genukeela erabaki horiek eta gure instituzioak defendatzeko estrategia bat gure ustez hori adostu beharko genuke guztion artean

lehendakariaren partetik eta jaurlaritzaren partetik iruditzen zaigu ezetz eta alde horretatik iruditzen zaigu uztaila izan daitekeela esatea burujabetza maila handiagoa nahi dugula estatus politiko berri bat nahi dugula daukaguna defendatzeko gai ez garenean eta entzun dugun berriki atzo bertan irakurri genuen prentsan elarekin ela sindikatuarekin biltzeari uko egin diozula

eskerrik asko eskerrik asko arraiz jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

sailburu jaun andreok egun on guztioi

elataz beste momentu batean hitz egin genezake ikusten dut bestetik gutuna aipatu egin duzula bai baina ez gutunaren edukia nahiko nuke gutunaren edukia irakurri eginda baldin badaukazu gutunaren edukiaz ere

elkarlana eta estrategia eraginkor bat ezinbestekoak dira gaur autogobernua defendatzeko arraiz jauna baita ere eguneratzeko eta adostutakoa beteko dela bermatzeko

eta ez ditut errepikatuko zuk aipatutako hainbat eta hainbat kasu lege aldi honetan nola nahi ere hogeita hamairu helegite

eta bestetik irailaren hamabostean legebiltzar honetara bidali genituen txostenek estrategia zentralizatzailea agerian uzten dute beraz

espainiako gobernuaren estrategia bat dago bai eta eusko jaurlaritzak estrategia horri aurre egin dio eta aurre egiten dio

eusko jaurlaritzari legeei aurkeztutako helegiteen edo legeak edo helegiteak direla eta gure jarrera tinkoa

beraz zureari erantzunez esango nuke oso komenigarria litzatekeela legebiltzar honek ere autogobernuaren aldeko estrategia sendo bat adostea eta nik uste dut hor dagoela

erabaki beharrekoa egin ahal izatea zuen aldetik ere bai legebiltzar honek autogobernuaren aldeko estrategia sendo bat adostu beharko luke bai eta beste eginkizun batzuekin batera horretarako ere sortu egin zen

inoiz ez da berandu arraiz jauna lantalde horren barruan diagnostiko bat partekatzeko eta proposamenak planteatzeko aukera horrek zabalik jarraitzen du eta oso komenigarria litzateke elkarlan horri ekitea eskerrik asko

hasta una soberanía plena eskerrik asko arraiz jauna lehendakari jauna zurea da hitza

abogo insisto por actualizar el pase foral beraz foru baimena ere planteatu egin dut eta lan talde horretan aukera dago hori adosteko eskerrik asko
eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako hirugarren puntua galdera jon azkue manterola euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina

neurri urgenteei buruz azkue jauna zurea da hitza egun on denoi
lehendakari jauna orain bi aste legebiltzar honek aurrera pausu bat gehiago ematea erabaki zuen

los eventuales en definitiva las plantas eskerrik asko eskerrik asko azkue jauna erantzuteko tapia andrea zurea da hitza

lehendakari sailburuok eta legebiltzarkideok egun on guztioi azkue jauna zuk zeuk aipatu duzun bezala altzairuaren krisia globala da

eta jaurlaritzak honek hemen aipatu dudan bezala behin baino gehiotan hainbat

berbideratzeari buruz garrido andrea zurea da hitza eskerrik asko presidente andrea lehendakaria sailburuak

lehendakariari zuzentzen diogu galdera hau nola berrantolatu

lehendakaria sailburuok legebiltzarkideok egun on

zerbitzu publiko gisa langabetuak enplegu mundura sarrera izatea

zeregin hau modu eraginkorrez posible izateko gaur egun lanbidek badauka markatutako helburuak

horretaz gain gobernu honek badauka enplegu plan bat gainera momentu honetan

bederatzi mila bat kalitate zertifikatua lortzeko lanketan dabil aurten lortuko dugu hori ere lanbidek zerbitzu asko eskaintzen

beraz ezin genezake onartu lanbide ez dela baliagarria

bai zelan ez lanbidek bai eta instituzio guztiak ere bai eskerrik asko toña jauna garrido andrea zurea da hitza

enplegu eta gizarte segurantzan ministerioak egindako ebaluaketa txosten batetan lanbide egiten ari den lan ona onartzen du

galdera gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina lanbideren baliagarritasunari buruz maneiro jauna zurea da hitza

toña jauna gai zerrendako zazpigarren puntua interpelazioa

saioari aurre egin beharrari buruz maneiro jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señor maneiro

da sortuko idazkari nagusiak esan zuena hain larria dela ezen salbuespenez esku hartu behar den begira

zuk esan egin duzun bezala heldua da otegi jaunak uste eta adierazten du egoki deritzona oinarri horren gainean herritarrek irizpidea eratzen dute eta haien berediktoa ematen dute hauteskundeetan

esaten duzunez salbuespenezko kontrako erantzun neurriak antolatu behar dira eta nik uste dut oker zaudela agian

hala ere ziur naiz gizarte honi ez zaizkiola salbuespenak komeni

hau da eztabaida politikoa normalizatzea sortu edo eh bildurekin ditugun adostasunak eta desadostasunak hemen

baita europako parlamentuan ere baita egunero ere komunikabideen bitartez gizartea eta herritarrak gai dira baloratzeko bakoitzak zer dioen edo egiten duen

eguneroko eztabaidan hau gure jarrera instituzionalak finkatuz eta gure proposamen politikoak defendatuz egiten dugu egunero maneiro jauna

horixe da eztabaida politikoaren ideien eztabaidaren eta demokraziaren funtsa horixe da euskadirako beti nahi izan dugun errealitatea eta hain zuzen oraintxe duguna

gai zerrendako zortzigarren puntua interpelazioa arri zulaika portillo eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina eaeko gazteak kanpora joateko beharra eragozteari buruz zulaika anderea zurea da hitza

egun on guztioi pasaden astean urkullu

aunque el reto debe ser volver a euskadi eta enpresen merkatua globala delako eta kanpora ateratzea lan baten bila aukera bezala ikusi

dira arinkeriaz egindakoak araban bizkaian eta gipuzkoako gazteen egoera oso zaila da eta gazte asko atzerrira joan dira

ari dira enplegu baten bila hemen ezinezkoa edo oso zaila egiten zaielako enplegu duin bat aurkitzea egoera honetan larria da lehendakariak benetan gazteei beharra bihurtu zaiena aukera bezala saltzea

dena ondo doa errealitatea aldiz gordina da jende askorentzat gordina da batez ere

gazteentzako eta horren aurrean jaurlaritzak ez du politika publikotik

neurri eraginkorrik abian jarri hobeto esanda ia

neurririk hartu krisia hasi zenetik

gazte inguru atzerrira joan direla enplegu baten bila eta hau egunero bizi duten errealitatea da eta zer dago lan

sos txostenean oso argi gelditzen da

zer nolako prozesua den edo bizipenak dituzten gazteek lan emigrazioan eta zer nolako eragina duen

gure gizartean alde egiteko erabakia

beste askok ez baina formazioaz gain denok dituzte atzean utzi beharreko gauza eta pertsona asko familia lagunak kultura

hemen hain beharrezkoak diren gazteen parte hartzerik gabe geratzen direnak ere eta atzerrian daudenean ere sortzen diren egoerak oso ezberdinak dira batzuk beste batzuekin konparatuz

aukera profesional ederra topatzen dute hemen lortu ezin dezaketen lan duina haien beharrak asetzeko nahikoa den soldatarekin

proiektua atzerrian garatzea erabakitzen dute beste batzuk ordea

eta prekarietatean murgiltzen ari dira atzerrian ere eta azkenik ere lanik topatzen ez dutenak daude pixkanaka haien aurrezkiak agortzen zaizkie

urratzen dizkiete eta askotan bueltatzea ezinezkoa egiten zaie hemengo prekarietatetik ihes egiten duten gazte askok

atzerrian topatzen duten prekarietatea handiagoa da hori gutxi balitz gainera

beste zailtasun askorekin topo egiten dute lagun eta familiaren elkartasunaren sarea atzerrian desagertu

ezinbestekoa da eta zer gertatzen da prekarietatean daudenak diru nahikorik ez badute bizitza

osasun hitzarmenik ez badago osasun asegurua

eta etxetik kaleratzen badituzte kale gorrian

gazteek topatzen dituzten oztopoak ezberdinak dira bai europan edo beste kontinenteetan baina ia beti daude oztopoak eta eskubideei buruz zer esan bai badaude hainbat hiri non eskubideak

baina zoritxarrez badaude ere hemengoak txartoago daudenak lan eskubideak baina ez soilik lan eskubideak eskubide sexual eta erreproduktiboak aniztasun afektibo

eta abar baina ez soilik oztopoak atzerrian daudenean bueltatzen direnean ere oztopoekin edo zailtasunekin jarraitzen dute hemengo administrazioek ez dute gaur egungo

behartuaren eta beste emigrazio ereduen artean bereizten eta jatorriko erroldan bajak ematea ondorio gogorrak ditu langabezia diru saria jasotzeko zuten eskubidea galtzen dute edo diru sarrera bermatzeko errenta jasotzeko eskubiderik gabe geratzen dira bozka

aukera ere galtzen dute bueltatzen direnean zuk aukera moduan saltzen duzun ibilbide hori egin ondoren prekarietate gordinera bueltatzen dira formatzeko hizkuntzakikasteko praktikak egiteko aukera izan badute baina etxera bueltan

topatzen dute horrekin ematen dizue ongietorria

herri bateko lehendakaria gazteei atzerrira joateko animatzea edo aukera bezala ikustea eskatzea soilik bi arrazoiengatik izan daitezke

ondo ezagutzeko edo bigarren arrazoia ardura hartzeari muzin egitea daukazun erantzukizuna

kolektibo baten aurka mingarriak diren esaldiak botatzea zuk esan lehendakari jauna zein aukerarekin geratu behar garen

agerian uzten duena da euskal gaztediak bizi duen egoera ez duzuela ondo ezagutzen bizi duen

hartuko duen jaurlaritzak arabako bizkaiko eta gipuzkoako gazteak prekarietateak jota kanpora joan behar ez izateko

eskerrik asko legebiltzarburu andrea zulaika andrea argi eta garbi

bilera horrek ordu eta erdi iraun zuen eta zuk han esandako guztia baztertu egin duzu testuingurua ahaztu egin duzu zuk komunikabideen laburpenaren laburpena egin duzu eta hitz bakar batekin zatoz

kakotx artean ere esan da atzerrira lan bila behartuta joandako gazteen harira ohituak gaude horrelako bileretatik

zer nolako goiburuak islatzen dituzten agian ez beti

edo justuak izango liratekeenak berez

helburua gazteen kezkak entzutea zen eta badakit gazteen egoera nik ere bizi dut gazteen egoera zulaika andrea

izan zen bilera hura apaltasunez diot zeren azken finean eta hau oso argi utzi nuen bilera hartan ere gobernuak ez ditu lanpostuak sortzen

sortzen dituzte guri dagokigu neurriak hartzea ekonomia berpizteko eta lan aukera berriak sustatzeko eta horretaz aritu izan nintzen

eta hori egiten ari gara neurriak hartzen ari gara eta neurri berriak hartzeko prest gaude eta egongo gara horrela erakutsi genuen aurreneko egunetik lehen urtean enplegu plana onartu genuenean lehengo urtetik sei programa

zuk bat ere ez duzu aipatu egin nik aipatu egingo dizkizut tokiko ekonomiaren garapena

laguntza gazteen enplegua enplegurako prestakuntza laneratzeko programak eta renove programak eginkizun hauek martxan jartzeko zazpiehun eta hirurogeita hamabost milioi euroko inbertsioa onartu egin genuen plan hauek hiru urte ondoren emaitzak ematen hasi dira eta azpimarratu egin behar da dakizunez egun

hilabetez hilabete hazkundea sustatzen ari da sektore guztietan eta enplegu aukera berriak daude badakit hala eta guztiz ere gazteek zailtasun handiak dituztela lana aurkitzeko eta badakit zailak direla dagoen lanaren benetako baldintzak badakit

zulaika andrea hau ere aipatutako bileran argi eta garbi onartu egin nuen dena den datu garrantzitsu bat emango dut euskal enpresek aurten hogeita bost mila lanpostu berri beharko dituzte eta datorren urtean beste horrenbeste izango dira

lehen aukera eta hazilan programak programa hauei esker

lortzen du urte bakoitzeko zulaika andrea honen bidez lan merkatuak eskatzen duen esperientzia lortu dezakete gaztek

arlo honetan erakunde guztiak elkarlanean ari gara dena den

grina indartu eta zabaldu egin behar dugu euskadin lau gazteetatik

laugarren neurria ekonomiaren nazioartekotzearekin zerikusia dauka hasteko eta behin datu bat azpimarratu behar da eusko jaurlaritzaren helburua da

eta ertainei laguntza ematea atzerriko merkatura ateratzeko euskal erakunde guztiek

euskadiko jarduera eta enplegua baina enpresen erreferentzia esparrua merkatu globala da gaur egun merkatu global horretan esperientzia edukitzea positiboa da hemengo enpresentzako eta beraz hemen lan aukerak izateko hemen lan aukerak izateko

y no otras cosas eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna zulaika andrea zurea da hitza

lehentasun bat delako lan munduan integrazioa lortzea da helburua eta horretarako enpresa munduarekin gertutasun osoz ari gara lanean

baita jarrerak eta balioak ere hau da lanerako prestutasuna taldean lana egiteko ahalmena eta konpromisoa aipatutako

formazioa hobetzen eta enpresa mundura hurbiltzen zubigintza hori ezinbestekoa da lan integrazioa errazteko honekin batera ere gure ardura da ekonomiak eskaintzen dituen aukera berrietan inbertitzea europako ris

geurea egin dugu eta etorkizuneko sektoreak bultzatu egin behar ditugu euskal ekonomiaren berrikuntzan eta baita ere nazioartekotzean inbertitzen

gure lehentasuna kalitatezko enplegua sustatzea da eta horretarako lortutako hazkundeari eutsi eta hazkunde hori areagotu egin behar dugu eta

hona ekartzerako konpromisoa ere izan dezaten apirileko enplegu datuak onak izan dira baina badakit ez dela nahikoa hilabetez hilabete gertutik jarraitzen ditut lanbidek emandako datuak

apirilean euskadin hogeita bost urte baino gutxiagoko gazteen artean

zeudela langabezian argi izan ezazu

lan aukerak sustatzea gobernu osoaren lehentasuna dela

aukera horiek euskadin bertan sortzeko lanean jarraituko dugula eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako hamabigarren puntua

espainiako gobernuko presidentearen soldata baino handiagoak diren eusko jaurlaritzako aholkulari

barrio jauna zurea da hitza gracias presidenta lehendakari

eskerrik asko barrio jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

eskerrik asko barrio jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

jarraitu aurretik hamazazpigarren puntua beste baterako utzi da gai zerrendako hamahirugarren puntua galdera mikel unzalu hermosa euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina hogeita hamaika barra bi mila zortzi dekretua baliatuz ekuadorko lurrikarak eragindakoentzat

unzalu jauna zurea da hitza eskerrik asko

mahaiburu andrea lehendakari jauna legebiltzarkideok

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señor unzalu por más que

gure konpromisoa da lankidetzarako baliabide publikoak areagotzen jarraitzea eta laguntza programa guztiak irekita mantentzea eta horretan ari gara esku bete lan

eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako seigarren puntua interpelazioa

lehendakariari egina leioa eta gasteizko campusetan

eskerrik asko eskerrik asko beltrán de heredia andrea maneiro jauna zurea da hitza

gracias eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko beltrán de heredia anderea zurea da hitza

eskerrik asko beltrán de heredia andrea gai zerrendako bederatzigarren puntua interpelazioa garcía de jalón eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina

dituen neurrien inguruan matute jauna zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea tapia andrea egun on gaur berriro ere

itunaren inguruan filtratutako informazioa izan da ameriketako estatu batuak eta europaren arteko inbertsio eta merkataritzako

hamairugarren negoziazioa errolda amaitu berri da eta hainbat eztabaida eta erabaki hartu dira bertan eta uste dugu

merezi duela baizik eta jaurlaritzaren gogoeta eta hausnarketa gaur arte gutxienez

eta zergatik ez zintzotasunez posizio aldaketa itunari dagokionez kontrako jarrera jarrera kritikoa obamaren urgentziak negoziazioak bizkortzeko itunaren defendatzaileen tematzeak komunikabide ezberdinetan edo greenpacek egindako filtrazioak gezurtatzeko abian jarritako

adibidez frantziako estatuak mahai gainean jarri ditu bere herritarren artean kezka piztu dituen hainbat kontu kezkatzeko modukoak eta kezka hori gero eta nabariagoa da gure herritarron

tapia anderea zurea da hitza eskerrik asko

matute jauna nik uste dut zu eta nik askotan ari garela gai honekin eta azkeneko batzorde batean gainera aritu ginen otsailean ez badut gaizki gogoratzen eta egia da nik gauza bere lekuan jarri nahi nituzkeela egia da aipatu dituzun gauza horiek txosten batzuetan badaudela baina

izan daitezkeen onurak zein izan diren baldintzak

europan eta guretzako horiek lerro gorriak beraiek aipatzen dituzten bezala direla eta zer esan

bere emaitzak beraz hasiko nintzateke benetan akordio egoki bat izan ezkero eta badira bi urte hasi zirela

estatu batuak hau lantzen benetan ondo lantzen baldin bada gure enpresa txiki eta ertainentzako egokia dela sostengatzen det oraindik ere ondo landu ezkero eta

argi dagoela ze benetan eta hori aipatu degu behin baino gehiotan enpresa handiek multinazionalek ez daukate akordio honen beharrik baina bai gure enpresa txiki eta ertainak nazioartetze mailan hasten direnean beraz ondo landu ezkero

kentzeko eta hitzarmena izan daiteke ona porque decía

eskerrik asko tapia andrea matute jauna zurea da hitza

gai zerrendako hamargarren puntua interpelazioa bixen ixaso gonzález euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina enpleguko sailburuak eta sailburuordeak lanbide euskal enplegu zerbitzuaren eraginkortasun falta errekonozituz

sailburua legebiltzarkideok egun on

erantzun honetan ere errepikatuko naiz egia da nahiz eta barkamena eskatuko dizuet aldez aurretik izan ere hiru galdera berdinen aurrean erantzun berdinak edo antzekoak hau luzeagoa izango da eta

gero erdarara pasako naiz baina egin duzun adierazpenen aurrean

azaldu lanbidek legealdi honetan

aurrerapauso handien onarpena egin duzu

nire ustez lehen esaten nuen babesten kohesionatzen eta

zeuek partidu sozialistak izan duzuen ardurarengandik aurreko gobernuan hau horrela dela eta onartzea

gai zerrendako hamalaugarren puntua galdera igor lópez de munain ganuza eh bildu taldeko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen eta lehiakortasuneko sailburuari egina epsilon hiriko bezalako auziak berriro ere ez gertatzeko hartu beharreko neurriei buruz lopez de munain

erantzuteko tapia andrea zurea da hitza eskerrik asko presidente andrea
lopez de munain jauna zure galderaren erantzuten hasi aurretik bai gauza batzuk

puntualizazioak behin baino gehiagotan kamara honetan egin ditudanak baina nola zure galderak ere berriro esaten dituen aurretik esandako batzuk nik uste dut azpimarratzekoak direla

jaso zituztela diru laguntzak ikerketarakoak zirenak eta ikerketarako diru laguntzak sistema berezi bat dutela zuk dakizun bezala

eskerrik asko lópez de muniain jauna tapia andrea zurea da hitza

bixen itxaso gonzález euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak enplegu eta gizarte politiketako sailburuari egina elkarrizketa sozialeko mahaiaren etorkizunari buruz itxaso jauna zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko toña jauna gai zerrendako hamaseigarren

ogasun eta finantzetako sailburuari egina irph hipoteka maileguen erreferentzia indizea interes tipo opakoaren

isasi jauna zurea da hitza legebiltzarreko
lehendakari anderea sailburuok legebiltzarkideok egun on

gertatu izan da bezero batek irabazi zuela arabako epaitegietan irph kentzeko

kutxabankek helegite bat

hona hemen galdera zer irizten diozu kutxabanken portaerari irph akronimoaz ezagutzen den hipoteka maileguen erreferentziaren indizearen gaineko auzian eskerrik asko

duzun gaiari buruz eta ekimena zurea

esparru bertan lehenengo eta behin aipatzen duzuna da aurten onartu zen ekimen bat ganbara honetan

otsailean onartu zen ekimen bat eta gainera nahiko luzea eta era zuzenean ipintzen duzu hor

ganbara honek ere bi mila hamairuko

ekimen bat horretaz hipoteka maileguen erakusleari buruz hor esaten zena da ganbarak eskatzen zion estatuko agintariei bai gobernuari edo bai bertako

aldatzeko hipoteka maileguen erakusle hori

hiru hilabete beranduago ekintzailetzako legea onartu zenean hor sartzen zen legedi aldaketa bat hipoteka mailegu erakusle horren bi esparru indargabetzea

bere pisua dauka eta bere borondatea agertzen da zuk aipatzen duzun eta sakontzen duzun ekimenean eta da hemen ekainean onartu zen ekimena alde batetik

neurriak hartzeko gertatzen dena da finantza legedia aldatu behar dela orokorrean estatuan eta finantza legedia aldatzea

da gobernuarena edo botere legegilearena beste aldetik europar batasunari aldarrikapen bat egiten dio eta horretan dabil europar batasunaren erakundeak hain zuzen ere pasa den astean jakitun egongo zaren moduan europar batasunak prozedura bat ireki du espainiari korrituei buruzko jarrera

egoeran dagoen eta eskatzen dio prozedura horretan arin emateko informazioa aldaketaren bat egin behar bada estatuko finantza legedian

kontsumobideri eskatzen bitartekari formakuntzan eta kontsumitzaileen babeserako ekimenak edukitzea

horretan etorri da zuk aipatzen duzun ekimenean auzi bat

auzitegian gertatu dena eta auzitegi horretan esaten dena da alde batetik gardentasunaren ikuspuntutik gauzak ez direla ondo egin finantza legedi horretan bezeroak hau da mailegu hartzaileak mailegulariaren aldetik ez dutelako eduki behar den besteko jakituria

gainontzeko argudio batzuk ere badaude eta guk jaurlaritza bezala arabako entzutegiak

eskerrik asko gatzagaetxebarria jauna isasi jauna zurea da hitza

legebiltzarreko anderea eskerrik asko gatzagaetxebarria jauna kutxabank aurrezki kutxetatik

haren portaeraz ari gara zer iruditzen zuri kutxabanken portaera helegitea egin du orain dela gutxi agertu izan da lehendakari jauna hedabideetan kutxabank errotuta dagoela euskal herriko gizartean nik uste zabortegi batean errotuta dagoela

kutxabanken portaera berriz ere galdetu behar dizut zer irizten diozu kutxabanken portaerari

irph aplikatzen duela zer

jaurlaritzak portaera ustel hori saihesteko zer egin behar du zure sailak kutxabanken

zer egin behar du jaurlaritzak kutxabank kontrolatzeko

zure sailak kutxabank eta banku fundazioen kontrol soziala eta publikoa hori da galdera

oso oroimen onekoa zara baina kasualitatez ahaztu egiten zaizu galdetzen dizudana epe laburreko

galdera da zer egin behar du jaurlaritzak

zuzentzeko zer egin behar du zure sailak kutxabankeko bezeroen eskubideak eta interesak baina batez ere eskubideak

hori da galdera egindako errepasoa eta bai bada otsailean ganbara honetan hartutako erabakiak

eta zerorrek aipatu izan duzu europako parlamentua eta abar baina galdera berriz ere ea

zer egin behar du jaurlaritzak zer egin behar du gidatzen duzun sailak legebiltzar honek erabakitakoa betetzeko etabetearazteko non

galdera horiek erantzungo bazenitu eskertuko genizuke eta batez ere kutxabankeko

eskerrik asko isasi jauna erantzuteko gatzagaetxebarria jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzar buru andrea isasi jauna bat

jaurlaritzak mailegulari horren eta mailegu hartzaileen horren ebatzia eman dena errespetatzen dut eta esan dizut arrazoia zein den desoreka bat egon delako hor horretan eta bestetik informazio edo esapide falta egon delako horretan

daukazu jaurlaritzak errespetatzen duela auzitegiaren ebatzia bi

finantzari buruz ez daukagula konpetentziarik gure konpetentzia da banku fundazioen gizarte ekintzari buruzko araubidea

zuk badakizu jaurlaritzak kontsumitzaileen aldetik eta beste sail bateko konpetentzia da

bitartekari egin formakuntza egin laguntza eman eta babesa eman kontsumitzaileari hori egiten ari da jaurlaritza esparruak

eta amaitzeko eta laugarren jaurlaritzak ematen dien arrazoi guztiekin hor epai horretan errespetatzen dugu bai mailegulariaren eta mailegu hartzailearen

legebiltzarkideak segurtasuneko sailburuari egina euskadiko poliziari buruzko lege proiektuaren prestaketako

eskerrik asko mahaiburu andrea legebiltzarkideok berriro egun on efectivamente retraso

eskerrik asko beltrán de heredia anderea gallastegui anderea zurea da hitza

puntua galdera carmelo barrio baroja euskal talde popularreko legebiltzarkideak

barrio jauna zurea da hitza muchas gracias presidenta

eskerrik asko presidente anderea legebiltzarkideak eguerdi on guztioi señor barrio

kirol lehiaketak egiten diren instalazioetan alkoholdun edariak banatzeko eta saltzeko debekua berbera da kirol ekitaldi horretara doan horrentzat zeinahi delarik ere haren jarlekua

eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna gai zerrendako hogeigarren puntua galdera eva blanco de angulo eh bildu taldeko legebiltzarkideak

gaineko arreta integralari buruzko legea

betearazteari buruz blanco andrea zurea da hitza eskerrik asko eguerdi on guztioi

orain dela hilabete bat adikzioen eta droga mendekotasunen gaineko arreta integralari buruzko legea onartu genuen eh bilduk alde bozkatu zuen aldi horretan eta tribuna honetatik hauxe esan genuen besteak beste

san mamesen hartu omen dela erabaki larri bat hau da palkoetan partidak hasi aurretik eta bukatu ondoren edari

banatzea guk erabaki honen inguruan badugu gure iritzia baina sailburuarena ezagutzea funtsezkoa da ezbairik gabe horregatik jakin nahiko genuke ea san mamesen

bategarria dela adikzioen eta drogaren menpekotasunaren gaineko arreta integralari buruzko legearen

artikuluak ezartzen duenarekin eskerrik asko blanco anderea erantzuteko darpón jauna zurea da hitza

orain esan dudana da nire erantzuna hori da esan daitekeen

barrio jaunak egindako galderari eman diodan erantzunak ez du interpretaziorik nik ez dut nire iritzia emango legeen nondik norakoaz

eskerrik asko sailburu jauna darpón jauna blanco anderea

adierazpen instituzionala berta caceres hondurasko lider indigenaren eta giza eskubideen defendatzailearen erailketari buruz iragan martxoaren hiruan erail egin zuten berta caceres lenka

giza eskubideen defendatzailea multinazionalak bere lurraldeetan egiten ari diren

harrapakeriaren aurka mugimendu indigena eta kanpesinoek

ekintzailea berta caceres hogei urte baino gehiago izan zen hondurasko erakunde herritar eta indigenen kontseilu zibikoaren ordezkari

eta inspiratzaile bat izan da erregio eta kontinente mailan justizia sozialaren eta ingurumen justiziaren defentsan

ingurumen ekintzaile izan ziren erailak hondurasen bi mila bi eta bi mila hamalau bitartean

orokorrean giza hilketa tasa handiena daukalarik eta ehun pertsonatik gora kautelako babes neurriekin daudelarik neurri horiek ez ditu modu efektiboan aplikatzen hondurasko estatuak zeren caceres

giza eskubideen beste hamabost defendatzaile erailak izan baitira bi mila hamar eta bi mila hamasei bitartean babes neurriak ezarrita zeuzkaten arren

egoeraren larritasunaren aurrean bat eusko legebiltzarrak

bere lurraldeetan egiten ari diren ustiaketaren eta harrapakeriaren aurka mugimendu indigena eta kanpesinoek daramaten borrokako ekintzailea bi eusko legebiltzarrak babestu egiten ditu bi mila hamaseiko

diputatuen kongresuan aho batez onetsitako bi legez besteko proposamen

hondurastarraren erailketa argitzeari eta justizia egiteari buruzkoa hiru

eta bertan cáceresen erailketan egia eta justizia ezartzea eskatuko diogu gai zerrenda agortu dugunez osoko bilkurari